zuk ere ikusten dut aurreko sailburuak bezala pentsatzen duzula benetan zerbitzu ezinhobea dugula telelaguntza zerbitzua bikaina dela ez duela inolako hutsunerik

inolako arazorik edo gatazkarik egoteko arrazoirik ez dagoela nik ez dut esan dena gaizki dagoela

baina bai esan dut zerbitzua jaurlaritzaren gain ipini zenetik galerak egon direla maila desberdinetan eta hori

objektiboak dira milaka eta milaka erabiltzaile gehiago daude langileak ez direnean proportzio berdinean handitu beraz

atentzio berdinarekin eta atentzio egokiarekin jende kopuru askoz ere gehiago atenditu modu egokian beraz egingo dituzue inkestak egingo dituzue satisfazio inkesta gehiago badakigu ere

edozein gauzekin ere nahiko errez konformatzen direnak zeren dena behar dute eta gehiago beraz

uste dut langileek duten iritzia ere kalitateko neurrietan kontutan hartu beharko liratekeela ez bakarrik horrelako datuak zerbitzuen erabiltzaileenak inportantea izanik ere baina ez bakarrik beraz

lehen aipatutako gauza batzuk berretsi egin nahi ditut guretzat ez da onargarria langile hauek egoera horretan egotea ez da onargarria estatuko hitzarmenaren menpean egotea kolektibo bat ez da onargarria hiru eskala desberdin egotea lan berdina egiteagatik eta horretaz ez duzu ezer aipatu aipatu duzu batzuk bizkaitik zetozenak igon zeudenak bere mantendu dituztela eskubidea haiek bai baina horregatik daude hiru lan baldintza desberdin lan berdinak egiteagatik horregatik batzuk estatuko hitzarmenaren

eman behar zaio irtenbide bat irtenbide on bat gaur egun ez dagoena mahai gainean ipinita gainera ez duzu aipatu ere eta nik indartu egin nahi dut ideia hau horrelako zerbitzuak behin eta gehiagotan

externalizatu egiten dira pribatizatu egiten dira subkontrataziora eramaten dira

hori ez dela horrela eta horregatik eta iruditzen zaigu jaurlaritzak

eta ez hirugarren batzuen eskuetan utziz horrelako kudeaketak eta horregatik iruditzen zaigu badela ordua

berriro ere kudeaketa zuzenera pasatzeko

bai zerbitzuen kalitatea eta baita ere langileen lan baldintzak zuzenean kudeatzeko eta bere ardura modu egokian aurrera eramateko azken batean telelaguntza

gainera planteatu nahi dugu ere lehen aipatutako beste gauza bat pleguetan

gutxiengo batzuk jaso beharko dira momentu honetan hemen ere hori mahai gainean dago eztabaida gai

pliegoetan eta abar guri lotsagarria iruditzen zaigu garai honetan momentu honetan administraziopean dauden zerbitzuetan horrelako gauzak kontutan ez izatea beraz guk zuzenean zer eskatzen dizugu

ardura jaurlaritzarena da eta zurea da ez da

langileekin biltzea eskatzen dizugu entzutea bideratzea gaia enpresa eta langileekin batera negoziazioak bultzatzea eta adostea ahal den guztia kudeaketa zuzenera itzultzen den bitartean lehen esan dudan bezala pleguetan klausuletan hitzarmenaren eta lan baldintzak betetzea jasotzea bermatzea eta ratioak ezartzea azken batean

zure lana betetzea ondo betetzea langileen alde egitea eta pentsatzen dugulako denen onerako izango dela eskerrik asko eskerrik asko

nik badakit belén gauzak hobeto

gainean egongo gara eta gainean egongo naiz eta sinestu edo ez

zuk esan duzun gauza batzuk hobetzeko ez dut

aurrera beatuko dut eskerrik asko toña jauna

bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

será mejorable eskerrik asko eskerrik asko toña jauna

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

partidaren erabilerari buruz maneiro jauna zurea da hitza

de brazos cruzados eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

a esta lacra cuanto antes eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

enplegu eta gizarte politiketako saileko emaitza falta leheneratzeari buruz

garrido anderea erantzuteko toña jauna zurea da hitza

antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak ogasun eta finantzetako sailburuari egina euskadin dagoen langabeziari buruz damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damporenea jauna erantzuteko gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

begira zuzendu behar zaitut gure ehun ekonomikoan

ikusten baduzu gure ekonomiaren eboluzioa azken urtean

urtean amaierako osokoan ehuneko bat

bi igo du daukagun ehun ekonomikoaren egitura eta moldea ezberdina da hamaikak nahiko luke holako ehun ekonomikoa edukitzea gure hazkunde ekonomikoaren

hain zuzen barne produktu gordinean gure industria dakarren pisua industriaren pisuaren arabera hor ikusten da enpleguaren izaera eta zelakoa den enpleguaren izaera hori ezberdina da turismoan edo aldi baterako kontratuen enpleguko

kontratazioekin neurtuta hau da herri honek

ildotik ateratzen garen heinean honek erakusten duena da ekonomiaren eboluzioa azkenengo denboretan kontsolidatu egin dela begira azkenengo urtean urtero urteroko neurketan hiru hilabetean enplegua desegin egin zen zero koma bost bigarrenean

eta bigarren sei hilabetean lehenengoko sei hilabeteko hiru hilabetean hazkunde bat eduki dugu

hiru hilabetean ehuneko batekoa eta batez beste nola amaitu dugu

eta esan genuen guk gure aurrikuspenetan aurten ez dugu enplegua

sortuko eta atzo jakin genuen kontua eta enplegu netoa apur bat sortu genuen ehuneko

baina enplegua neurtuta kontu ekonomikoetan neurtzen den moduan damborenea jauna

gizarte segurantza langabeziko errolda orokorra estatukoa edo lanbidekoa

jardunaldi osoan eta urtez batez bestekoan kontu ekonomikotan neurtzen den moduan eta ez noa hartzera beste adierazle bat puntuala baizik eta seriotasunez kontu ekonomikoetan horrela neurtzen da europako kontu ekonomikoetan eta hor dauzkagu datuak

baina gure ekonomia hoberantz doa zerbitzuak igo dira

industriak gora egin du ehuneko batean eraikuntzaren beherakada desazeleratu egin da baina beherakadan dago oraindik beherakadaren jaitsiera

lehen sektoreak ere hobetu du eta horren eragina daukazu atzoko datuak ere gure saldo komertziala esportazioak eta inportazioak

bost mila milioiko saldo positiboa daukagu urteko kontuetan

hau da gure ekonomiak lehiakortasuna dauka eta lehiakortasunaren muinean zer dago emankortasuna eta emankortasunaren muinean zer dago gure egun ekonomikoaren izaera

hezkuntza sistema bat lanbide prestakuntza bat politika aktiboak egitea

hau da gure gobernuak abiapuntu bezala dauka aurrekontuetan eta bere estrategi politikoan

ekonomia susperraldirako eta enplegua sortzeko plan horretan alde batetik ekonomiari laguntzeko eta babeserako hainbat tresna ipini ditugu

industrializazio berrikuntza teknologi

lehiakortasunerako eta emankortasunerako eta baita ekintzaileentzako bi mila hiru bi mila sei plana

eta une honetan eraginak sortzen ari direnak gure egun ekonomikoan

langabezia tasarik gutxiena hemen daukagu eta ulertzeko ondo nola kokatu behar dugun

ekonomi herri politikak eta hori da daukaguna eginda aurrekontua ikusten baduzu

azkeneko bost hilabeteetan aurrekontuak ganbara etorri direnean daukagu hirurehun eta hogeita hiru milioi politika aktiboetarako

ehun eta hamabi prestakuntzarako eta berrehun eta hamairu enplegua sustatzeko

inbertsioak oinarrizko azpiegituretan egiteko trenbide sareetan portuetan

ehun eta hamar milioi gure lehen sektorerako berrehun eta sei milioi ikerketa berrikuntza

berrogeita hamar milioi gure merkataritza eta merkatarien bizi berritzerako

gure euskal ongizate eredua bermatzea eta ardatz bezala euskadiko enpresa nagusiena

eta aurrekontuaren herena eramaten du hiru mila laurehun milioi

osakidetzaren garrantzia inoiz ez duzue aipatzen ez dizut inoiz entzun beti

baina hori da aurrekontuaren herena hor dago eta berak dakarren gehikuntza berrogei milioi gehiago

eta hezkuntza arloan hezkuntza arloak dakarren moduan bi mila laurehun eta laurogeita bederatzi milioi aurrekontuetan ipinita

hasita zero hirutik goi mailako unibertsitatera

gure euskal ongizate eredura bermatu eta bestetik politikak herri

ekonomia suspertzeko eta ekonomia suspertzeko aipatu dizudan programa funtzional aurrekontuetan daudenean kopuruekin hori da egiten gauzena

gure ekonomia publikoan ekonomia errealean ez den gertatzen gauza bat ekonomia errealak

eskaintza eta eskaeraren artean baina ekonomi publikoan gertatu izan dena da baliabide gutxiagorekin erantzun behar

gehiagori beharrizan gehiagori erantzun behar baliabide gutxiagorekin hori da hiru urteetan eta daukagun erantzuna

eta egokitu behar gainera esparru batetan sartuta eta da aurrekontu

herri ekonomikoaren araubidea beteta esparruak araubide zorrotzak dakarrelako kudeaketa ekonomikoa

horixe dena egin behar dugu erronka eta zutabe handi bi ipini baliabide gutxiagorekin behar

eta araubide ekonomiko zorrotzak

eta ez da lan txikia oso zaila da eta

eta erronka bi horiekin topatu dugu eta hortxe gabiltza jokatzen

politika aipatu ditudanak eta beste gauzatxo bat esan behar dudana inbertsioa aurrekontutan

hogeita bi milioitan neurtuz bi mila hamalauko aurrekontuarekin

gehiago neurtzen ditu eta asetu behar ditugu ere bai gizarte politikako

oinarrizko errenta asetzeko hirurogeita hamasei milioi gehiago

horregatik gure ekonomi politika uztartzen ditu gauza biak euskal ongizate ereduaren bermea ondo sendotzea eta bestetik gure ehun ekonomikoaren sustapena sektoreka eta lehiakortasuna emankortasunean oinarriturik susperraldirako enplegua sortzen

erabiltzen ditugu tresnak eta araubide ekonomi eta finantza arloan ez da lan erraza baina hori
betetzen ari gara eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna damborenea jauna zurea da hitza

denbora agortu zaizu erantzuteko gatzagaetxeberria jauna zurea da hitza

de mi primera exposición begira nik aipatu dizut eta berriro aipatuko dizut egiten duguna aurrekontuetan helburu birekin

euskal gizarte eredua bermatzea eta nola doan gure ñabardura

ekarpen gehiago edukita baina berrehun milioi gutxiago edukita zorpetzetik

eta orduan zorpetze maila gutxiagoa bada zure kontutan ahaztu zaizu hori kontuan edukitzea

kendu aipatu dizudan kontuak eta hala eta guztiz ere aurrekontuetan

inbertitzen dugu iazkoarekin neurtuz hobetzen ditugu

politika guztiak horregatik lortu genuen aurrekontuaren onarpena asko kostata alderdi sozialistaren laguntzarekin

hobekuntza bat ez balitz egongo zailagoa izango zen aurrekontuak ganbaran onartzea

eta gobernuak bere ñabardurak ipini ditu gure ehun ekonomikoaren sustapenerako eta esaten duzunean

euskal herriaren ezkortasun hori agertzea norberaren herriko atxikimendu

aldetik gure ehun ekonomikoaren sendotasuna hor dago eta azkeneko kontuak ikusi behar dituzu bi mila hamairuan

gure ekonomia bat koma zazpian hazi zen negatiboan

bat koma bian igo dugu ia hiru puntuko aldea dago urtebetean eta mesedez seriotasunez

sendotasunez jokatuta neurtu enpleguaren

baina eboluzioa dago urtez urtean zehar zer gertatu den gure ehun ekonomikoan

baina enplegua ondo neurtuta jardunaldi osoan eta urtez bataz bestekoan eta ez adierazle puntual batetan

urteko kanpaina amaitu delako gabonetakoa badakigu hori gertatzen dela urtez urtekoan

apal eta moderazio handi batekin sortu da tendentzia da

eta tendentzia horrek erakusten du norantz goazen hazkunde bat arlo guztietan gehien bat industrian eta zerbitzuan baita lehen sektorean

hobekuntzak ere itxaroten ditugu eraikuntzan ikustea nahiz eta negatiboan egon negatiboaren gertatu da horixe da eta marko

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskara sustatzeko zenbait neurriri buruz maneiro jauna zurea da hitza

uriarte andrea zurea da hitza mahaiburu andrea
sailburuak legebiltzarkideok egun on señor maneiro

arrazoizkoa eta beharrezkoa dela uste dugu pentsatzen dugu beharrezkoa dela

bizitzen ditugun hamaika egoeraren aurrean euskal hiztunok dugun jokabide eta jarreraz jabetu behar garelako euskal hiztun bati baino gehiagori gertatzen zaigu egunerokoan beste euskal hiztun batzuekin euskaraz egin arren kalean topatzen dugun ezezagunari gazteleraz zuzentzea automatikoki edo haurrari euskaraz mintza dadila eskatu baina

edo euskaraz ikasten ari direnak animatu baina beraiekin hizkuntza horretan hizketaldi bat izateko pazientziarik ez izatea horrelakoak gertatzen zaizkigu

egoeratan gure helburua islatuta ikusten dugun eta egoera horretan jarrera aldaketa bat sustatu nahi dugu txip aldaketa bat horixe da gure helburua gogoeta eragin euskaldunen artea euskararekiko jarrera piztu txip aldaketa bultzatu jarrera positiboa eta aktiboa bultzatu

euskaraz jarduteko eskaera edonorekin edozein egoeratan eskerrik asko uriarte andrea maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna uriarte andrea zurea da hitza

ez dugu behar isasi jauna euskal hiztunak ez direnei kosta egiten zaie konturatzea euskal hiztun garenoi zein zaila zaigun euskara erabiltzea eta hori gertatzen da elebidun garelako

kosta egiten zaie ulertzea guk zalantzazko egoera baten aurrean zein errez jotzen dugun gaztelaniara makinak bezala por defecto gaztelaniara jotzea

euskara minorizatua da eta euskal hiztunok geureganatuta daukagu errealitate hori minorizatutako prozesu guztietan gertatzen da hori

gaztelaniaz egitea ez den bezalaxe guk ez diogu inori esaten zer egin behar duen guk kanpaina honekin egoera batzuk identifikatu nahi izan ditugu eta umorez umorez egindako sketchen bidez arruntak eta osa zabaldua dauden jarrera

gurea artean gero eta jende gehiago dago zorionez euskara ulertzen duena baina euskaraz hitz egiteko zailtasunak dituztenak euskaldun pasiboak edo

horrelako testuinguru batean haiek hitz egiteko zailtasuna baldin badute erdaraz hitz egingo dute baina besteek euskaraz egin dezakete euskaraz ulertu

eta euren arteko komunikazioa naturaltasun eta elkartasun giro batean emango da giro atsegin batean horrek ez du kalterik dena da irabazteko ez dugu uste ez da hori asmoa behintzat sketchetan agertzen diren egoerek inor gaizki sentiarazi ditzakeenik eta ez dugu uste inork irensteko modukoak direnik umore tarteko errespetu osoz egindako sketchak baitira gustukoagoa izan ditzakezu edo bestera ez dira

desegokiak eta amaitzera noa asertibitatea autoafirmazioan eta elkarrekiko errespetuan oinarritzen da

gabe eta parekoa errespetatuz euskal hiztunak euskaraz egitearen autokarga arintzea kontzeptu hau ez dugu guk asmatu oso zabaldua dago psikolinguistikan soziolinguistikoan eta baita komunikazioan ere

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hogeigarren puntua galdera

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina euskararen erabileraren gaineko kanpaina bati buruz reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea consejera

eskerrik asko reyes jauna uriarte andrea zurea da hitza mahaiburu andrea

euskal gizartea euskara bizi berritzeko egiten ari den lanari esker euskararen iraupena hainbat

euskararen bizi indarra dugu gainditu beharreko erronka eta denok dakigun bezala bizi indarra ziurtatzeko biderik garrantzitsuena erabilera da erabili egin behar dugu

bultzatu erabiltzera gonbidatu eta erabiltzeko konbentzitu badakigu hau dela bidea baina sarri gertatzen zaigu euskal hiztunoi gure lehen hitza zein hizkuntzatan egin konturatu gabe aukeratzen dugula gehienetan

eta zalantzarik izanez gero badaezpada gaztelaniara jotzen dugula sarri hau honela izanik pentsatzen dugu beharrezkoa dela euskal hiztunen artean hainbat jokabidez

gure ustez halako egoeratan jarrera aldaketa bat behar dugu txip aldaketa bat euskara erabiltzeko garaian hizkuntza aukeratzerakoan kontziente izatea eta jarrera aktiboa hartzea aurreiritziak alde batera utzi eta ahal eta nahi dugun guztietan ahal dugun guztiekin euskaraz jardutea txipa aldatzea

beraz eta txipa aldatuko bagenu kanpaina euskaldunok euskal hiztunok gure eguneroko bizitzan pertsonen arteko harremanetan bestearen hizkuntza ezagutzea aldez aurretik epaitu gabe

nahi denean euskaraz egitea datza aurreiritziak alde batera utzita

eskerrik asko uriarte andrea reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna uriarte andrea zurea da hitza

nere txandan esan dudanez kanpainaren helburua euskal hiztunen artean hausnarketa

euskaldunon artean euskararekiko daukagun txipa aldatzea jarrera positibo eta aktiboa sustatzea guk benetan uste duguna eta kanpainarekin bilatzen duguna nahi eta ahal den heinean euskara erabiltzea bultzatzea da ahal denarekin behintzat

gai zerrendako hogeita batgarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina terrorismo jihadistari buruz

eskerrik asko llanos andrea erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

el miedo en nuestra sociedad eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia andrea llanos andrea zurea da hitza

llanos anderea erantzuteko beltrán de heredia anderea zurea da hitza

rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

onartutako bigarren erizainari buruz ubera andrea

legebiltzarkide burua eguerdi on guztioi sailburu jauna ez gatoz

gure helburua ez da batzuei edo besteei arrazoia ematea

edo arrazoi kontua guk gure helburua eta soilik bilatzen duguna da konponbidea arazo bati konponbidea bilatzea besterik ez eta pentsatu nahi dut horixe bera dela zuen helburua ere konponbidea bilatzea eta durangoko etenik gabeko arreta gunean lan egoera normalizatzea eta kalitatea berreskuratzea

askoren ondotik eta konponbidea biltzeko momentu honetan

lan txanda bakoitzean bi erizain presentzia jartzea

abenduan legebiltzar honetan onartutakoa betetzea onartu zena zera izan zen eusko legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio durangoko

erizain pertsonala gehiagotu dezala lan txanda bakoitzean bi erizain lanean egon ahal izateko beraz gaurko galdera zuzena da darpón jauna noiz hasiko da

legebiltzar honek emandako agindua betetzen noiz eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

ubera andrea legealdia hasi zenetik hainbat bider tratatu da gai hau ganbera honetan galderak informazio eskaerak

osoko bilkuran erantzuterakoan beti esan dugu gauza berdina etengabeko arretarako gunean jarduera ez da igo eta baliabideak beste zentro batzuen antzekoak dira gaur hemen berriro

ubera andrea osakidetzak eta osasun sailak martxan jarritako hobekuntzak

genuen giroa hobetzeko eskerrik asko darpón jauna ubera andrea zurea da hitza

iruditzen zait hemen gaudenok badakigula nola lan egiten den bakoitzean galdera ez didazu erantzun galdera da noiz beteko duzun legebiltzarreko agindua gehiengo batzuk daude eta legebiltzarra zerbaitetarako dagoela pentsatzen nuen gobernuari jarraipena egiteko bere

sustatzeko eta bestetik kontrola egiteko baina badirudi oso gutxi ardura zaiola legebiltzarretik zer esaten den gobernu honi eta gaur eguna durangoko etengabeko arreta gunean kalitatea ez dela bermatzen

neurri batzuk hartu direla baina ez direla nahikoa izan eta ebaluazioa

eta ez da egon inolako adostasunik prozesu horretan eta hemen momentu honetan

askotako kontua dela eta ardura zurea ez dela eta gobernu honena ez dela izan eta erantzukizun guztia ez dela zurea

eta noski bitartekoak optimizatu behar direla eta eraginkortasunez erabili behar direla baina horren aurretik

hori pentsatzen nuen eta kalitatezko zerbitzu bat eskaintzea

osakidetzatik behar diren baliabideak bideratzea eta momentu honetan

zeren dauden bitartekoekin ez da bermatzen eta askotan datu kuantitatiboetan zentratzen zarete baina ez da nahikoa ez da nahiko argudioa goazen koalitatiboki ere zentratzera goazen ezaugarriak ikustera

pasa hilabete eta gero etorri eta esango diguzue baina bete bete ez dakit zer behar duzuen konbentzitzeko ikusteko zein den

eta dena ez dira zenbakiak hemen zenbakien aurretik pertsonak daude langileak daude eta zuen erantzukizuna eta ardura da orain zuek zaudetelako gobernuan

egokienak bideratzea beraz noizko eman data bat legebiltzarraren agindua betetzeko eskerrik asko

ordezkaria darpón jauna zurea da hitza ubera andrea

ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina lurralde antolamenduaren gidalerroen lag aldaketan diputazioen eta udalen eskuduntzak usurpatzeari

lópez de ocariz andrea erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

aclárese explíquelo cuéntelo nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea eta erantzuteko oregi anderea zurea da hitza

eskerrik asko oregi andrea jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dut gaixotasun arraroen munduko egunaren bi mila hamabosteko adierazpen instituzionala hau itxaropen mezu bat eta pertsona guzti guztiei zuzendua dago

gaixotasun arraro batekin bizitzaren ondorioei buruz eta gure inguruko familiek egunetik egunera aurre egin beharreko egoerak transmititzea aipamen berezi eginez bai diagnostiko azkar eta zorrotzean eta bai tratamendu egokian

egunerokotasuna gizarte osoaren egunerokotasuna izatea lortu behar dute europar eremuan prebalentzia baxuko gaixotasun

eragiten diotenak erakunde horiek kalkulatzen dute gure inguruko herrialdeetan herritarren ehuneko seiari eragin diezaiokeela

ez dira oso ugariak eta hortaz zaila da jakitea estimazio horiek zuzenak diren eta euskadin aplikatu ote daitezkeen

para una asistencia multidisciplinar integrada diagnostiko goiztiarreko neurriak eta ikerkuntza bultzatzea adibidez gaixotasun atzemate berriak batzea ezinbestekoa da gaixotasun horiek pairatzen dituzten pertsonentzat diagnostiko goiztiar bat izateko ezinbestekoa da ibilbidea hobetzen jarraitzea eta larrialdi zerbitzuei eta lehen arretarako zerbitzuei gaixotasun arraroei buruzko eta bere erreferentzia zentroei

horretarako mantendu egin behar da erakundeen inplikazioa gaixotasun arraroen

eta baita asistentzia beharren inguruko bermea ere mugaz bestaldeko mugikortasun sanitarioko zuzentarauen eskariak sartuta bestetik gaixotasun arraroek dituzten berezitasunak ere nabarmendu behar ditugu

dependentziaren alorrean dauden tramiteak arindu eta lanean sartzea bultzatu eta jarraitu behar dugu hezkuntza eta irakaskuntza

gaixotasun arraroak dituzten ikasleen behar bereziei modu egokian erantzuteko eta hori guztia koordinazioa ezarrita beste sail batzuekin

pertsona hauen beharrei arreta osoa emateko eta orobat patologia hauei buruzko formakuntza

sentsibilizazioa sustatzeko gizarte hezkuntza eta osasun arloetan besterik gabe gai zerrenda agortu denez